duen taldearen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

apirilaren batean aurkeztu zuen eh bilduk lanbide arteko gutxieneko soldata duintzeari buruzko legez besteko proposamena gaur eztabaidatzen duguna zazpi hilabete luze pasatu dira aurkeztu zenetik

ekimenari lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzea ez baita eusko legebiltzarraren ezta eusko jaurlaritzaren eskumena beste

jaurlaritzari eskatzen dio eskumenak ez dituen gaiak arautzea lanbide arteko gutxieneko soldataren izoztea errefusatzea eskatzen dio jaurlaritzari eta berehala igotzea kontsumo prezio indizea erabilita

ez badu zentzu honetan lehenengo puntuak eskatzen du azken bost urteotako galera berreskuratzea nola egiten da

inolako azterketa seriorik egin gabe berriz diot ze kantitatez ari gara ez dakizue ez duzuelako seriotasunez aztertu baina txarrena da ez zaizuela inporta bat

eskatzea librea denez gure ustez nahi beste eskari duin egin ditzakegu baina erantzukizunez jokatu behar dugu politikan eskariek suposatzen dutena aurrikusita eduki behar dugu

baliabideak nondik aterako ditugun argitu beharra dago bestalde

madrileko kongresuan zergatik ez duzuen honelako ekimenik aurkeztu ezta eztabaidatu zuen

enpresetan lanbide arteko gutxieneko soldataren betetze maila ikertzea eskatzen diozue jaurlaritzari jaurlaritzak ikuskaritzaren bidez inspekzioak

zuok badakizue holakoak gertatzen direla legez kanpo daudenak salatu itzazue jakitun bazarete salatu itzazue izen eta abizenekin

orokorrean enpresa guztien kontra zuen eskakizunetik antzematen da ezagutzen dituzuela

ez diren lanbide arteko gutxieneko soldatak kobratzen publikoki salatu egin dituzue egoera honek el tercer punto de la iniciativa original

soldata duinak kobratu behar dituztela langileek zuekin konpartitzen dugu baita lanbide arteko gutxieneko soldaten izozketak galerak ekarri diela langile askori

guk ez dugula eskumenik lanbide arteko gutxieneko soldata ezartzeko aurkeztu itzazue ekimena madrileko kongresuan eta horregatik

arregi andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den arrondo andreak dauka hitza

eta seguraski alderdi sozialistak ere bere ardurak dituelako hemen bizi dugun egoeran eta egindako hainbat murrizketen aurrean izango da ez eta asken batean ez da kontenplatzen hemen bide propioa egiteko beharra ere ez damborenea jaunari bakarrik bi gauzatxo esango

batzuk esango zenigutela gure proposamenak ez direla posible utopia bat dela ez dagoela gainera dirurik horretarako

arregi anderea zazpi hilabete pasa dira baina

konpontzeko dugun egoera pobrezian bizi diren egunetik egunera jende gehiagori beste irtenbide bat emateko beste neurri batzuk hartzeko

ez dut uste bat gatoz egoera larria dela baina

aldatzeko edo bakarrik da esatea ez ditugula kalkuluak ez dakit zer egin ditzagun prest zaudete zein da arazoa ez dugula eskumenik zer egingo dugu eskumenak poliki poliki joateko hartzen gure bidea

ez dut amaitu nahi esan gabe nondik ateratzen diren zenbakiak europako gutun sozialaren arabera

bataz besteko soldataren ehuneko hirurogeia izan behar du orain ehuneko berrogeia da euskal herrian honen arabera

gutxienez bidea hasten hasteko

hala ere prest egongo ginateke kantitateaz ere hitz egiteko

beste bide bat gure bide propio bat gure errealitateari egokitutako bide bat abian ipintzeko eta hori bai milaka pertsonei bere egoeratik ateratzeko zein errez ipintzen zareten alderdi sozialistak

ados ezertara ez duen eramaten erabaki batean gaur hemen erabakiko duzuena erabaki edo ez erabaki

gure jaurlaritzari ez dio ezertan konprometitzen eta okerragoa dena

eramaten eta eskaintzen eskerrik asko arrondon anderea euskal sozialistak itxaso jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

galdetu dizkizut honek denak lehenengo zatian ez duzu erantzun bat ere ez eman

ez da erdibidekoa osoko zuzenketa alderdi sozialistaren osoko zuzenketa madrileko gobernuari begira dagoela

bera da eskumena daukana hemen ez dugu eskumenik hau egiteko eta gainera

edo zurok hasi zaretela bide propioa egiteko beharra kontenplatzen duzuela baina ez duzue inolako eskakizunik egiten zuen ekimenean horren inguruan

baina ekimenak ez dio txit ere ez horren inguruan ezertxo

aldatzeko eta ez hemen eta esaten duzu bai gauzak egin ahal dira errealista posible baina ez didazu esaten nola

arau batzuk daude eta errespetatu behar dira eta eskumenak ere bai banatuta daude eta aldatu behar dira aldatu nahi baditugu

lan egin dezagun horretan baina ez hemen planteatzen gobernuari

egin ezin duen zerbait egitea galdetu didazu ere bai ia prest gauden hitz egiteko eta aspaldi esan dugu gizarte babes sistema mantentzeko prest gaudela eta hitz egiteko guztiaz kantitateetaz jasangarritasunaz nahi duzunaz

hitz egiteko eta esan duzu

ez du ezertarako balio ez diolako ezer eskatzen eusko jaurlaritzari hori da zure eta zuen arazoa eusko jaurlaritzaren kontra joatea

bai baina kasu honetan inolako arrazoirik gabe zeren ez daukagu eskumenik eskatu ahal diozu ere bai ilargia ekartzea hona baina ezinezkoa da

irakurri dut eta behin baino gehiagotan arrondo andrea eta esan duzu que no se consigue nada para las personas

eta azaldu duzu bai nondik atera dituzun mila berrehun eta hogeita hamairurena eta mil cien

y mila berrehun eta hogeita hamairu edo gehiago hori ez duzu azaldu badakit mila berrehun eta hogeita hamairuak nondik datozen de la carta social europea baina bestea mil cien beno ba zergatik ez hortik gora

arregi andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

ez ondorioz jatorrizko testua ez da onartu jarraian euskal sozialistak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

gai zerrendako laugarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialisten ordezkaria den reyes jaunak dauka hitza

que es lo que necesitamos eskerrik asko reyes jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den ruiz andreak dauka hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den isasi jaunak dauka hitza

sailburuak legebiltzarkideok egun on gaur azaroak hogei aurrenik eta behin doakie gure gogorapenik minena josu muguruzari eta santi brouard

hamaika ume tratatu eta osatu pediatra eta pertsona onari

santi gatoz gaira

hasieran esan duen moduan egia da hemen interesa badaukagula talde guztiok gai honetan eta bere

berrikuntzari dagokionez gure planteamendua guk

espero dugu benetan eztabaidatuko dela berrikuntzari buruz

ez bakarrik ekonomiaren ikuspegitik eta hemen azpimarratu nahiko nuke hasiera hasieratik ekonomia ikuspegia gailendu egiten den gai honetan eta gure ustez harago doa harago doa gizartearen eraldaketa gaur egun ezagutzaren gizartea hainbeste bider aipatu izan den eraldaketa hori bide horretatik etorriko delako gure taldeak bere jatorrizko zuzenketan proposatzen zuen lege bat

eta azpimarratu dut arrazoiak zeintzuk diren proposatzeko azalpen honetan aurreko legegintzaldian bi mila

onartu zuen ikerkuntzaren garapenaren eta berrikuntzaren eskumenak autonomia erkidegoari lagatzea erabaki hori handik

eta oraindino ez daukagu eskumen horiek kudeatzeko berariazko legerik eh bilduk behin baino gehiagotan aipatu eta eskatu izan du zientzia teknologia

egitearen premia alabaina badirudi legebiltzar honetako inolako talderi ez zaiola horrelakorik interesatzen esan ohi da

zientzia teknologia eta berrikuntza direla euskal herriko ekonomia eredua eraldatzeko giltzarriak bai guk ere uste dugu oso garrantzitsuak direla eta krisialditik ateratzeko oso lagungarriak direla

ikerketa eta berrikuntzaren gaineko eskumenak ahalik eta modurik eraginkorrenean kudeatu ahal izateko alegia adibide bat jartzearren nik esango nuke jaurlaritzak eta hemen

esaten da argazkigintzan eta zinemagintzaren arteko diferentzia egon daitekeela teknologia zientzia eta teknologiaren gaineko planak izaten dira

jaurlaritza argazkia ateratzen duenerako herri hau harago joan da eta konturatzen da egindako planak ez duela ezertarako balio holako zerbait gertatzen delakoan nago eustatek emandako datuen arabera bi mila hamairugarrena urtean hiru herrialde hauetan

inbertitu ziren ikerketa zientifiko eta garapen teknologiko jardueretan

urtean baino ehuneko lau koma bat gutxiago

aipatu izan duen moduan kopuruak ez ditut aipatuko sektoreka eta eremuka

baina kontua da ez datozela bat egiten diren ahaleginak enpresa eta ekonomia eragileen aldetik eta jaurlaritzak

euskal ekonomiaren legerako abantaila nagusia berrikuntzak izan behar duela denok esaten dugu eta hala ere berrikuntza horien industria babes egokiak duen balio estrategikoak badirudi oraindik ez duela behar besteko garrantzirik

ezta ehun sozioekonomikoen enpresen artean ere datuak datu

esan beharrik ez dago eskumenak baditugu aurreko puntuan eztabaidatu izan dugu eta aipatu ohi izaten zen

enpresa ehun bizirik badugu unibertsitate publikoa indartsua eta prestigiotsua badugu

badugu falta duguna gure ustez egitasmoa eta gidalerroa nahiz eta

behin behineko plan hori eta gure ustez nahikoa ez den plan berri bat lantzen ari da berariazko legerik ez izatea

zientzia teknologia eta berrikuntza plan berririk oraindik ez izatea

planteatzen den plana merkatuari begira gehien bat merkatuari begira

arriskutsua da gure enpresa helduen laneko ezagumendua

gure ikertzaile gazte prestuak joaten zaizkigulako kanpoko aukera hobeen bila gure ikerketa guneak hustu eta ahultzen

proposatzen du merkatuen araberako jarrera zientifikoa garatzea herrialde lehiakorren jarraituz teknologiaren garapenerako proportzioa ehuneko hogeita hamazazpitik ehuneko hogeita zortzira igoaraziz hori bi mila hogei plan horretan

hitz anpulosoetatik eta egitasmoa

ez dugu ulertzen nola gauzatu daitezkeen egitasmo xumerik ere gure ikerkuntza

erakunderik nagusia euskal herriko unibertsitatea datorren urterako aurrekontu proposamenenik gabe dagoenean eraiki berri diren leioako plataforma zientifikoa bioteknologia zentroa biofisika zentroa arabako

eta donostiako gelategi berria adibidez eraikin horiek dirutza inbertituta eraikita daudenean eta lanean jartzeko baliabiderik ez dagoenean ez dugu ulertzen eta horrela adierazi nahi dugu behin unibertsitate plana amaiturik

baita bi mila hamabost bi mila hemezortzi unibertsitate plan berria egiteke dagoenean ez dugu ulertzen horretarako behar dituen oinarrizko baliabiderik esleitu gabe egotea

bildukook esaten dena oro har ondo iruditzen zaigu egiten dena ostera eskas oso eskas jotzen dugu aurten apirilean

dekretu bidez gerora ekonomia garapenerako

zientzia teknologia eta berrikuntzarako euskal sareen berrantolaketa baina

urteko aurrekontuen proposamena ikerketa programan

bost mila ehun eta berrogeita bi programan adibidez hogeita hamalau milioi

jaitsiera ehuneko lau koma bi gutxiago hain zuzen

hitz egiten ari garen honi buruz eta jaurlaritzaren aldetik aurrekontuetan islatu egiten den

proposamena vicente reyes jaunak esan moduan erdibideko bat sinatu dugu

gauza zehatzak eta argipen batzuk behar ditugulako azterketa sakona behar dugulako bada zerbait eta abiapuntu bezala berrikuntza zientzia

guk ere pentsatzen dugu saiotek utzitako hutsunea bete behar dela eta ahalegin handiagoak egin behar ditugula eremu honetan ez bakarrik ekonomiaren ikuspegitik herri honen eraldaketarako funtsezkoa delako

eskerrik asko isasi jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den corrales andereak dauka hitza

eskerrik asko corrales andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza gracias presidenta

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den reyes jauna zurea da hitza

reyes jauna euskal talde popularraren ordezkaria ruiz andrea zurea da hitza

eskerrik asko ruiz andrea eh bildu taldearen ordezkaria den isasi jaunak dauka hitza

eztabaida oso interesgarria sortatzen ari da hemen semantikaz eta hitz egiten ari gara eta

tramankulua eta nano teknologia behar bada ez dakit hemen eibarko bateren bat ote dagoen

isasi eta beste puntan azitain eta eibartarrek esaten diote elkarri iarsi isasi

nik uste kontu horretan badagoela aldea txorroskiloa eibarren asmatu zuten grafenoa eta nano teknologia donostiako physics centerren

nik uste jaurlaritza atzeratuta dagoela eremu honetan benetan uste dut atzeratuta dagoela eta gainera kontua da gizartea askoz ere dinamikoagoa da

gure posizioa erdibideko honetan sozialistekin bat egiten dugu pentsatzen dugulako benetan

zientzia eta berrikuntza alorreko eragileek behar dutelako laguntza

ari gara eta gertatzen ari da batez ere gazteen artean kanpora begira doazenak eta gertatzen ari da saiotek programa bertan behera geratzerakoan sortutako kaltea

egia da eta horretan amore eman dugu egia da guk defendatu egiten duguna

ondo kudeatu ahal izateko lege eremu berri bat behar dugula eta egunen batean

ekarriko dugu gure jakituria horretarako ematen baldin bada lege proiektu bat

aurrera urratsak egin ahal izateko gure printzipioen arabera guk uste dugu hemen gai hau oso inportantea ez bakarrik ekonomiaren ikuspegitik aztertu egin dugu bi mila hogeiko plan berriari begira planteatzen diren oinarriak eta eskasak iruditzen zaizkigu bere osotasuna fragmentatu egiten dutelako hau da

unibertsitateek bete dezaketen lekua horretan ez dago batere argi gure planteamendua da globalagoa guk uste dugu berrikuntza eremuan gizartearen ikuspegitik planteatu egin behar dela

berrikuntza eta aurrerakuntza elementuak aintzat hartu behar direla planteamendu horietan eta bitartean

babesa emango diogu vicente reyes jaunari adostutako erdibidekoa eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna

isasi jauna noski agenteek laguntza behar dutela baina zuk uste duzu alderdi sozialistarekin bat sinatu duzun testu horrekin hori lortzen duzula nik uste dut atzo oso argi izan nintzela zurekin zure osoko zuzenketa eta alderdi sozialistarekin sinatu duzun testua zerikusirik ez daukatela

osoko zuzenketarekin zati batekin izan ezik bestearekin ados ginela

uste dut gure artean desagertu egin zela zeren ez dugu ulertzen zelan izan den posible baina beno zuen arazoa jaurlaritzaren helburua

agenteak laguntzea dela hori lehenengoa

eskerrik asko corrales andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal sozialistak eta eh bildu taldeak sinatu duen erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu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

hirurogeita hamar eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai